osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendako lehenengo puntua galdera

euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina covidak ikastetxeetan duen bilakaerari
egoerari buruz arrizabalaga andrea zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea
lehendakari sailburuok egun on danoi bildarratz sailburua ikasturte hasieratik ikastetxeak ahalegin handia egiten ari dira ikasleek ikasketak aurrez aurre jarraitzeko aukera izan dezaten

familiek konpromisoa eta erantzukizuna erakusten ari dira ikastetxeak gune seguruak izan daitezen ahalegin horri guztiari gainera hainbat eragile eta erakunderen inplikazioa gehitu behar zaio

aurtengo ikasturtearen bilakaera pandemiak ikastetxeetan izan duen bilakaera kontuan hartuta ze egoeratan daude
une honetan eskerrik asko arrizabalaga andrea erantzuteko jaurlaritza

lehendakaria sailburuok legebiltzarkideok egun on arrizabalaga andrea

egoera zaila kontutan izanda ikasturtea hasi aurretik genituen kezkak eta zalantzak ezagututa

genuena baino hobeagoa dela esango nizuke hezkuntza komunitatea egiten ari den ahalegina izugarria da egoera honetan dauzkagun azken datuak adierazten digute gela guztien ehuneko laurogeita zortzi koma zortzi irekita dagoela eta momentu honetan

horrela jarraitzen badugu duela bost hilabete amesten hasi ginen helburua dezakegulakoan gaude zuhurrak izan behar gara gure helburu helburua gauzatu arte baina aitortu behar dugu hezkuntza komunitate osoa egiten ari den ahalegina ez da erreza izaten ari baina ikastetxeak

bihurtu dira eta horrek izugarrizko lasaitua eta konfiantza ematen digu guzti

ikastetxetako zuzendaritza taldeak irakasleak ikasleak beraiek eta baita familiak ere duten onena ematen ari dira azken hilabeteetan

osasun sailaren eta osakidetzaren gertutasuna lana eta babesa eskertu nahi ditut astero astero elkartzen gara egoera aztertzeko eta emandako zerbitzua hobetzeko eredugarria izaten ari da gotzone sagarduiren osoaren erantzuna lan isila profesionala eta lan bikaina auzolana udalekin ere garatu dugu ondo baino hobeto dakit zein garrantzitsua den herri batentzat tokiko eskoletan arazorik ez izatea eta izatekotan konponbide bat aurkitzea

eta haien beharrei eskoletako osasun protokoloek

eta adostasunaren bidez konpondu dugu horrela bi milioi eta erdi euroko akordio bat egin dugu eudelekin eskoletan garbiketa bermatzeko

udalekin lanean gune estali berriak ere bultzatu ditugu jasotako proposamen guztiak guztiak onartu ditugu eta erabaki horri esker

jarriko ditugu euskadiko hainbat ikastetxetan trabajo en común colaboración y colaboración

galdetu didazu lan askorekin arazoei aurre egiten

eta betiere gure ikasleen zerbitzura hori da gure hezkuntza sistemaren nortasuna harro
egoteko modukoa eskerrik asko eskerrik asko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

mila esker lehendakari andrea egun on lehendakari jauna eta lehenengo eta behin mila esker duela hamabost egun igorritako animo hitzengatik egun on guztioi urkullu jauna horretan irakurri dut bizi berri hirugarren plana

momentu askotan aurkitu dut gobernu hau goraipatzeko dokumentu bat dela ez aipamen zientifikorik ez egoeraren analisi zehatzik eta gutxiago etorkizunerako estrategia berririk batzuetan

datu gehiago eman dizkit hemendik aurrera bizi berri iiirekin egin nahi dena baino

apustua intzidentziako beheranzko egonkortasuna lortzea da hau da

horretarako eskerrik asko iriarte andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

iriarte andrea bizi berri bost erreferentziatan oinarritzen da helburuak lortzeko osasun agintariek egunero egindako kasuen eta kontaktuen analisia

eskarmentua etxeko konfinamendura jo beharrik gabe europar batasunaren irizpideak pandemiari erantzun koordinatua emateko estatu estrategia
lehen olatuaren kurbaren eta bigarren olatuaren hiru tontorren bilakaera eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

lehendakari jauna baina ez da gauza iguala hirurogei edo hirurehun oso ezberdina da eta oso eskenatoki ezberdinetan jartzen gaitu hirurehun esan dezakegu dela erresignazioa a verlas venir hamalau egunetan ehun mila biztanleko hirurehun kasuko intzidentziak esan nahi du udara iritsiko ginatekeela

eta aipatu nahi ere ez dudan heriotza kopuru batekin gaur eguneko tasa lortuko balitz eta uste dut gizarte bezala hori ezin genezakeela onartu eta badakit

ze estimazio dituzue covida hartu dezaketen pertsona horien artean zeintzuk izan daitezkeen larriak ospitaleak kolapsatu daitezkeena baino haragoko galdera da begira nik uste dut

eta horretan zurekin ados nago ez dauzkagu baina badaude neurri batzuk indarrean jarri daitezkeenak euskal herria bilduk atzo bi proposamen zail ekarri zuen ez ziren onartu uste dut ez duzuela gehiengo absolutuan ere gorde behar eta ikusi daitekeela beste proposamen batzuk ere baliagarriak direla badira batzuk errazak lehen telelana

neurri batean arindu egiten du garraio publikoa kasuen definizioa eta bakartzearen inguruan egin daitezkeen urratsak eta hobetzeak uste dut

zerbitzu publikoak indartu osakidetza indartu eta kaltetutako sektoreak babestea uste dut ezinbestekoa dela creo que urge un plan en el plazo

que nos plantea lidergoa komunitatea eta elkarlana eta gardentasuna txertorik hoberena izango dira urkullu jauna nire ustez benetako txertoarekin batera

txertoarekin batera eskerrik asko eskerrik asko iriarte andrea lehendakari jauna zurea da hitza

beraz bizi berri bigarren lehenago eta bizi berri orokorrean

hirurogei kasutik behera kokatzea ondo irakurri baduzu diozun bezala

hirurogei kasutik behera kokatzea hori da europa osoan ezarritako helburua baita euskadirako finkatu duguna ere eta behin baino gehiagotan aipatu egin dudana legebiltzarrean bertan ere horretarako lehen fasean lehen fasean hirurehun kasutik jaisteko helburua ezarri dugu azaroan zortziehun eta berrogeita lau kasu izan ziren orduan izan ziren kasu gehienean hilabete honetan

eta orain laurehun baino gutxiago beraz azterketak egunero egiten ditugularik eta erreferentziatan oinarrituta azterketa hori oinarri hartuta

labiren batzorde teknikoaren adituen gomendioak hartu ditu kontuan eta posible ikusten du lehen fasean hirurehun kasutik jaistea

aukera ematen digu baikorrak izateko helburuak lortzeari dagokionez aste honetan jakin dugu munduan detektatutako kasu positiboen kopurua erdira jaitsi dela azken epidemia gailurretik egun

kutsatzeen eta positiboen miaketaren jarraipenaren zehaztasuna kutsadura maila txikia hezkuntza sisteman aipatu egin den bezala txertaketaren areagotzea prebentzio eta autobabes neurrien betetze maila handia hartutako neurrien eraginkortasuna

hobekuntza gaixotasunaren tratamenduetan eta aurrekontuetan baliabide ekonomiko berriak horrekin batera hauek dira arriskuak aldaera berriak mugikortasuna eta interakzio soziala areagotzea edo gerta daitezkeen atzerapenak txertoen horniduran

duela ia urte bete osasun larrialdia ezarri eta labi

lehen olatua gainditu genuen etxeko konfinamenduarekin bigarrena gainditzen ari gara muturreko neurri horretara jo gabe

ekain rico lezama euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak bigarren lehendakariorde eta lan eta enpleguko sailburuari egina emakumeen eta gizonen arteko soldata arrakala eteteko

en nuestro mundo laboral nada más y gracias eskerrik asko rico jauna erantzuteko mendia andrea zurea da hitza

egun on guztioi jaurlaritzak plan bat du lantokietatik berdintasunean aurrera egiteko ez gara hutsetik abiatzen bide luzea eginda daukagu aurreko legealdian soldata arrakalaren aurkako estrategia eta txoke plana onartu genituen eta honetan

jarraituko dugu duela astebete legebiltzar honek aurrekontu berriak onartu zituen eta horiei esker ekingo diogu proposamen berriekin bai

eskerrik asko eskerrik asko mendia andrea seigarren puntua bertan behera geratu da gai zerrendako laugarren puntua galdera miren gorrotxategi
azurmendi elkarrekin podemos ezker anitza taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina ostalaritza sektorearen egoerari buruz gorrotxategi andrea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on bueno aurreko astean euskadiko
justizia auzitegi nagusiak bertan behera utzi zuen dekretua ostalaritzaren itxiera agintzen zuena zer iruditzen zaizu

jasaten ari den egoera eskerrik asko gorrotxategi andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea gorrotxategi andrea ez dut uste

hori denik dena den ostalaritza une zailak eta zalantzaz betea bizitzen ari da gizarte osoa eta pandemiak
beste sektore eta jarduera ekonomiko asko bezala atzo hemen bertan aitortzen zen bezala eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

nahiko argia dela zentzu horretan nahi dut esan auto horrek eta gainera ez bakarrik epailea aldrebes batek esaten dituen gauza batzuk baizik eta aho batez hiru kideek osatzen duten

bertan esaten dena da dekretuak ez daukala oinarri juridiko eta tekniko nahikorik horrelako

arrazoi juridiko eta tekniko nahikoa izatea da hain zuzen ere guk geuk ere azaroan eskatu genizuen zerbait eta orduan esan zitzaigun beste aldameneko leku batzuetan ere horrela jokatzen ari zirela eta beraz ba bueno nahikoa zela arrazoi hori

arrazoitzen zuenak zergatik itxiera justifikatzen zen bertan zegoelako ba kutsadura intzidentzia haundiago bat

esaten dute ez dagoela datu nahikorik hori ba frogatzen dutenik eta kexak gainera hau berak ematen duten kexa hau

y andan como pollo sin cabeza eskerrik asko eskerrik asko gorrotxategi andrea lehendakari jauna zurea da hitza

gai zerrendako bosgarren puntua galdera carlos iturgaiz angulo euskal talde popularra ciudadanos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina lehendakariak eusko jaurlaritzaren lemari heldu eta haren politikak zuzentzeko uneaz duen asmoari buruz iturgaiz jauna zurea da hitza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

bukatu da denbora lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor iturgaiz

jaurlaritzak ibilbide orri argi batekin lan egiten du osasun eremuan asistentzia orokorreko zerbitzua

txertaketa plangintza baten bitartez eta betez

aurrekontuak kudeatuz suspertze ekonomikorako eta enplegua berreskuratzeko berpiztu plana adostuz gobernantza eta ekarpen komunitarioan

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zazpigarren puntua galdera maddalen iriarte okiñena eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina kataluniako egoera politikoaren inguruan

bertatik bai

joan den igandean katalunian egindako hauteskundeetan bertako herritarren gehiengo zabal zabal batek bere etorkizunaz erabaki nahi duela berretsi du

horregatik galdetzen dizut gauzak honela uste al duzun estatu espainolak aldarrikapen horri bidea eman behar dionik eskerrik asko iriarte andrea erantzuteko lehendakaria jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea iriarte andrea

izan daiteke bi mila hamazazpiko urriaren batean antolatutako erreferendum bati buruz ere hori gogoan izan ahal izatea eta horretaz dena den baldin bazara argi dago estatuak ez diola emango biderik estatu espainolak ez dio bide emango aldarrikapen horri ondo dakizu eta atzo bertan diputatuen kongresuan ere islatu egin zen

erreferendum bat baimenduko nahiz eta zuek diozuen kataluniako herritarren gehiengo zabal zabal batek horrela eskatu dena den

alde bakarreko proposamenaren aldekoak ote diren orain beraien hauteskunde egitasmoak irakurrita beste gauza bat da zuk diozun

askatasunez eta demokratikoki erabakitzea hori iraganean posible izan da eta etorkizunean ere izan daiteke gakoa

bideratu egin ahal izatea gakoa eta erantzukizuna ere bai eta horretarako gure proposamenak gure proposamenak aldebikotasuna izaten jarraitzen du eskerrik asko

eskerrik asko lehendakari jauna iriarte andrea zurea da hitza

eta ez dut ezer esan nahi izan joan den igandean gertatutakoaz ari nitzaizun eta ez dut alde bakartasunari buruz hitz egin

elkarrizketa izan daitekeela edo izan behar duela biderik egokiena

elkarrizketa estatuekin eta kasu honetan espainiako estatuarekin eta baita ere elkarrizketa europako markoaren barruan hortik etorri daitezkeen hainbat bideri argia emanez eta bidea irekiz elkarrizketa bai

ez behin eta berriro gertatzen den bezala eta ezingo da esan kataluniak elkarrizketa

urte askotan eskatu ez zuenik eta elkarrizketa ukatu zuena behin eta berriro estatua izan zenik eta gainera

egokia ez zenean ez elkarrizketaren bidez begira hauteskunde hauetan gehiengo handienak lortu dituzten alderdiak

sinatu zuten bi mila hemeretziko urriaren hogeita bostean eta bertan jasotzen da

erabaki guztien izaera demokratiko eta baketsua presoen askatasuna

askatasun zibil eta politikoak eta politika sozial eta ekonomikoak herriek aurrera egin ahal izan dezaten euzko alderdi jeltzaleak momentuan ez zuen ontzat

edukia gustatzen ez momentua gustatzen baina bertako alderdiek eta alderdi guztiak esango nuke esan nahi dut independentziaren alde bertan hori sinatu zuten hori da aldarrikatzen dutena espainiako estatuak ez duela

gure herritarrak zaindu ahal izateko ze gobernu hau behin eta berriro ari da eta lehen ere esan dizut arrazoia ematen dizudala ez dauzkagula nahikoa erreminta momentu honetan covid kasuan baina beste kasu batzuetan ere beste horrenbeste gure herritarrek dituzten beharrei erantzuteko arrazoi osoa ematen dizut eta orain covidaren aurkako legea mahai gaineratu duzunean eta aipatu duzunean

alderdiko ahots batzuk ere esan dizute ojo cuidado beraz behar duguna da egiturazko harreman desberdin bat izan estatuarekin aldian aldian ez gaituena eramango eskean ibiltzera eta erreguka ibiltzera eta horretarako elkarrizketa beste bide batzuk baina

estatuak elkarrizketa demokratiko hori ulertzeko gure etorkizunaren bermea herritarren erabakitzeko eskubidetik etorriko delako bestela

eskerrik asko eskerrik asko iriarte andrea

eskerrik asko legebiltzarburu andrea iriarte andrea bai zuk oraintxe bertan ere aipatu egin duzu urriak bateko erreferenduma aipatu egin duzu

iriarte andrea espero dut kataluniako erakundeek aurrera egitea besteren aitortzatik aniztasunetik eta ahalik eta adostasun handienetik katalunian baitan eta baita estatuarekiko harremanetan ere hemen euskadin gai horri buruz ikasitako lekzioak ere baditugu

adostasunean eta aldebikotasunean oinarrituta aurrera egiteko

eta nik horri gonbitea luzatzen dut kataluniari begira bai baina euskadiri begira ere bai aldebikotasunean oinarrituta eskerrik asko

gobernantza publiko eta autogobernuko sailburuari egina jaurlaritzak pandemiaren aurkako euskal lege bat onartzeko duen asmoaren inguruan gordillo jauna zurea da hitza

egun on gordillo jauna bizi dugun osasun krisi latz honek agerian utzi du bere garaian pandemiari eta bere ondorioei aurre egiteko onartu ziren jardunbideak eta arauak

legebiltzarrek edo gobernuek ez zituzten aurreikusi ere egin ondorio hauek pandemiak ustekabean harrapatu gaituelako hori da daukaguna

inguruko herrialdeetan ere antzera gertatu da eta esango nuke planetaren zati handi bati ere eragiten diola

etengabe berrikusi behar ditugu gure planteamenduak pandemiak eraiki digun errore saiakuntzen laborategi zientifiko honetan

urkullu lehendakariak euskadin osasun larrialdia ezarri zuenean

alarma egoera ezarri zuenean gertaeren bilakaera aurreratzea prestidigitazio ariketa bat zen baina are eta zailagoa zen

pandemia honek muga mugaraino eraman ditu eskuhartze publikoaren beharrak euskal erakundeok

derivados de esta compleja situación laburbilduz gure zeregina da gure lan tresnak hobetzen saiatzea edo beste barik fintzea erabilgarriak izaten jarrai dezaten hainbeste jendearen bizitzaren aldeko borrokan gure gobernantza ereduak etengabeko ebaluazioan dagoena eta euskal gizartearekin dugun konpromisoak hausnarketa hau guztia gaur eta hemen egitea exijitzen digute eta haren berri emango dugu egoki den momentuan aurrean ditugun erronken tamainak gomendatzen du autogobernu sistemak

modu intentsiboan erabiltzea euskal erakundeen botere guztiak erabili behar ditugu beren ahalmenen mugaraino eskerrik asko
eskerrik asko garamendi andrea gordillo jauna zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko gordillo jauna garamendi andrea zurea da hitza

duten konfiantzaren mesedetan izango litzateke seguru asko aurrerapauso garrantzitsua lortuko genuke konpromiso sozialaren eta zinismoaren

esan dudan bezala zinez esploratu behar dugun bidea da eta bide hori elkarrekin ibiltzeko aukera eman diezaguke hori da gure borondatea

gai zerrendako bederatzigarren puntua interpelazioa lore martinez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

martinez andrea zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on guztioi
ia urtebete pasa da covid hemeretziaren pandemiak gizartea kolpatu zuenetik

urtebete bezala covid hemeretziaren eraginak aldiro oraindik

eta bizitza etxetik konektatuta jarraitzera ikasteko edo lana egiteko hau dela eta teknologia digitalak daukan pisu eta garrantziak

eta teknologiaren garrantzia handitzen doan heinean punta puntako teknologia berriak sortzen ari dira adimen artifiziala ikaste automatikoa deep learning gauzen interneta datu masiboak bloke katea konputazio kuantikoa

eta teknologia digitalak posible izan daitezen daukagun ikt enpresak

teknologikoak profesionalak eta hauen soluzio teknologikoak eraldaketa digitalen funtsezko ardatza izango dira eta hain zuzen hauen egoerak kezkatzen gaitu eraldaketa digitalerako estrategiarik ikusten ez dugulako

honek utzikeria handia jasan du bakarrik geraturik da babes gabe

atzerriko ikt enpresek jakin dute bai aukera ondo aprobetxatzen

erosi dituzte eta erosten jarraitzen dute italiarrak portugaldarrak ipar amerika kanada eta baita kataluniarrak ere

honetan ere hainbat izan dira kanpoko ikt enpresek erositako euskal ikt enpresak ez ditugu guztiak aipatuko zoritxarrez luzea delako zerrenda

security azken lau hauek zibersegurtasun enpresak

nahitek digital eta lazgarria ere

bi mila hamairutik proba kapital arrisku kapitaleko funtsak kontrolatzen du

partaidetzak saldu zituztelako eta kutxabankek partaidetza ehuneko

ez zela argi eta garbi azalaraziz software enpresekin gertatu zena

herri honek zeukan telekomunikazio azpiegitura indartsua

saldua izan zela ikuspegi estrategiko faltaren adierazle nabarmena aipatu ditudan guztiak hemen euskal herrian sortutako informatika enpresak dira eusko label izatetik atzerritar label izatera pasa direnak

lidergoa kanpoko eskuetan geratzen ari da eta jabetza eta jakituria digitala kanpoko enpresek kudeatzera pasatu da

lehentasunetik egingo da eraldaketa digitala herri honetan herri honen eraldaketa digitalaren oinarriak sendotasunez finkatzeko panorama lazgarria dugu

munduan ematen den tendentzia antzerakoarekin ari gara eaen ere datozen urteetan zientzia teknologia ingeniaritza eta matematika arloan beharko diren profesionalak falta dira eta ezer egiten ez bada gabezia hori era esponentzialean handituko da

emakumeek garatzaile giza ere hor egon behar dute eraldaketa digitalaren protagonistak izan behar dira parte hartzaile aktiboak

genero digital arrakalak oraindik bilakaera handiagoa izango du eta eta hau bai ala bai bermatu behar da eta gaur egun ez dago oraindik

eta eraldaketa digitalaren beste osagai batek ere kezkatzen gaitu next generation europatik etorriko den diru funtsa euskadi next programan onartu zenituzten

hainbat proiektu daude eta pare bat bakarrik aipatuko ditut enpresen digitalizazioaren inguruan

bi proiektu ikusi ditugu digitalización pymes bizkaiak eskatua eta beste bat

oraingoan ere bere islada utzi duela hau nola egingo da pyme edo eteen estrategiagatik alde batetik eta bestetik bizkaiko eteen digitalizazioa

eta orduan estrategia araba eta gipuzkoan bakarrik ezarriko da

edo nola ez dugu ulertzen bi proiektuak solapatuko dira ba ez dugu oso ondo ulertzen eta izenburuak gazteleraz irakurri ditut

euskara bera desagertuta egon delako

aurkeztu zenutelako eta eh bilduk eskatu arte hala egon delako bigarren proiektuari buruz

adimen artifiziala adimen artifizialeko zentroa

aurrekontuetatik bi koma hiru milioi jasoko ditu dirulaguntzak emateko programa eta zentroa martxan jartzeko eta euskadi next europear funtsak hogeita bi milioi eurorekin diruz lagunduko du eta zein izango da adimen artifizialaren zentroaren estrategia helburua ba nork daki

dirua farra farra jarduerak egiteko baina estrategiarik gabe

euskadiko eraldaketa digitalerako bi mila hogeita bost estrategiaren parte omen da eta hau ere idatzi egin gabe dagoenez ba horixe norabide gabe doan itsasontzia bezala

agian algoritmoak sesgoz eta diskriminazioz beteta dauden portura beraz adimen artifizialaren zentroa ere hala nola ez hausnarketa

definitu barik soluzio teknologikoei dagokionez ez nuke aipatu gabe utzi nahi eraldaketa digitalean

garapenak daukan lekuari buruz eta eraldaketa digitala inklusiboa izan dadin software eta hardware askeak daukan pisuaz eta honekin lotuta zuk zuzentzen duzun tapia andrea

administrazio publiko batek zer egin behar ez duen ondo adierazten delako bertan

argi eta garbi adierazita gainera horrela irakurri zitekeen diseño electrónico y componentes

plegu teknikoak gaztelera hutsez bakarrik argitaratu zituztelako berriro

debekatzeari buruz galdetu eta hasierako harridurak beste dimentsio bat hartu zuen erantzunak heldu zirenean eta galdetzen dut helburua zein da

administrazio publiko batek patente bat egitea neutraltasun teknologikoa aipatzen zen erantzunean eta nik galdetzen dizut

eaeko administrazio publikoaren aplikazio informatikoen irekiera eta berrerabilpena arautzen duen uztailaren hogeita lauko ehun eta berrogeita hemeretzi barra bi mila hamabi dekretua ere ekarri nahi nuke

administrazio publikoen patenteak europar legediaren aurka doazela ere gogoratu nahiko nuke nola debekatu du gobernu honek

ulergaitza egiten zaigu zuen eraldaketa digitalaren eredua

euskal administrazio publikoak legez eta dekretuz hain zuzen

jakintza konpartitua datu irekiak erabiltzearen sustapena egin behar duenean

eta egia esan eskertuko nizuke hau argitzea software askearen komunitate osoa oso arduratuta baitago gobernu honek hartu duen erabaki polemiko honekin eta horrelako praktikak beste departamentu batzuetara esportatuko diren beldurrez daude eta gaude bukatzen joateko

ez datozen urteetan funtsezkoa izango den eraldaketa digitalerako norabiderik gabe noraezean goaz tokiko ikt enpresa eta profesionalen jakintza babestu gabe proiektuak bikoiztuta eta administrazio publiko batek bermatu beharko lukeen neutraltasun teknologikoari entzungor eginez eta gainera herri ikuspegirik gabe eta hau gutxi balitz euskarari dagokion lekua bermatu gabe gainera euskaldun guztiok

eskerrik asko denbora amaitu zaizu tapia andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea sailburu eta legebiltzarkideok egun on guztioi

galdera zen ia eraldaketa digitala era inklusiboan egiteko zer egin behar genuen eta horri erantzungo diot eta horretan saiatuko naiz eta euskararekin ari zarenez

hain zuzen ere teknologia adimen artifizialeko teknologian oinarrituta lehen itzultzailea erabiltzen dela jaurlaritzan denen esku dagoena itzuli eta hainbat eta hainbat bertako teknologian oinarrituta daudenak badaudela beraz

eraldaketa azkarreko egungo egoerak agerian utzi du zuk esan bezala teknologia digitalek

tresna etengabe hobetzen ari dena eta tresna egokia izan daitekeela eta covidak erakutsi digu hori hain zuzen horrela gerta daitekeela eraldaketa digitala ez da teknologia berriak sartzea bakarrik baizik eta modu egokian egitea aukera berrien katalizatzaile eta inklusio

edo sarbiderik ez duten pertsona eta taldeentzat beraz teknologia berriek tresna izan behar dute tresna gure herrialdea askoz eta pertsona askok pairatzen dituzten desberdintasunak murrizteko eta

eta hazkunde inklusiboa lortzeko garapen soziala garapen ekonomikoa eta guzti horiei lagundu ahal izateko bestela esanda funtsezko elementua da

murrizteko tresna bezala erabili behar dugu lan horretan denbora asko daramagu ez da gaurkoa agian ez dituzu ondo begiratu edo ez dituzu topatu

eusko jaurlaritzan uste dugu une egokia dela hala ere aurrerapauso bat emateko eta gizartean ekonomian eta industria eta jasangarritasunean

tresna bezala erabili ditzagun euskadik munduko garapen ekonomikoan badu bere zatia eta giza garapenean ere buru izan nahi du

sare hezkuntza gela hezkuntza sailekoa kasu honetan bueno materialak eta baliabide digitalak hezkuntzaren eskura eta nolabait ikasketetarako bideratuta gelan bideratuta aurreko urtean bi mila hogeian bi milioi baino gehiago erabili ziren

bi mila hogeita batean beste hogeita hamabost milioi bideratuko dira lortzeko besteen artean bosgarren mailako ikasleak eta

guztietan beraien portatil propioa izan dezaten

bueno ba alde batetik barnetegi teknologikoa martxan jartzen da urtero urtero ba pertsonak zuzendariak eta gerenteak enpresetan daudenak eta ehun eta hogei mila euro

enpresa digitala enpresen ba nolabait lehiakortasuna aurrera eramateko erabiltzen diren

aurreko urtean telelana aurrera eramateko covidaren aurrean inplantalariak programa jarri genuen ad hoc aurreko urtean covidaren ondorioz

zuzenean eramaten den hainbat etapetan eta ez bakarrik hezkuntza sailetik baizik eta enpresa mundura ere eraman dela

erronkari aurre egiteko prest gaudela baina ez prest bakarrik egiten ari garela eta dagoeneko aurtengo aurrekontuekin eta

dugula eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea martinez andrea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea tapia andrea nahaste borrastea da zuk daukazuna nik ez dizut eskatu hemen zuek egiten dituzuen ekimen guztiak zerrendatzeko

estrategiari buruz hitz egiteko ikt enpresak nola babestuko dituzue ikt profesionalak nola prestatuko dituzue

hemen ez dago bildarratz jauna edo badago bai badago hezkuntzan ikasleei

dira ez dira portatilak ez dira ordenagailuak gailu batzuk dira daukatenak nabigatzaile bat biltegi bat eta zuzenean estatu batuetara doana

hezkuntzarekin koordinatuta dagoena horrela ez dugu aterako

hor ez dago pentsamendu konputazionalik ez ezer

jarraituko dut next generation aipatu dizut hori ez bada eraldaketa digitala inklusiboaren parte ba esango didazu

diru pila bat baina estrategiarik ez eta hor oso oso garrantzitsua da estrategia

zelako herria islatuko dugun jakiteko diskriminazioko algoritmoak erabiliko dira euskarak bere posizionamendua nabarmenduko du algoritmo horren bitartez

eta definitu beharra dago eta ez dirua eman eta gero definitu estrategia

eta gero ekintzak egin zer gehiago haziri buruz ez duzu ezer esan zein da zuen ez dakit iritzia zer gertatzen da hazin eta

euskararekin daukazuen harremana ba esango dizut hau prestatzen nengoenean hiru dokumentu ikutu ditut eta hiruretan euskara falta zen

next generation erderaz eta gero begira egon naiz agenda bi mila hogeita bost eraldaketa digitalei buruz eta hor ere ebazpena

neuronala oso ondo dago eta egin duten profesionalak bikainak dira baina erabili ezazue erabili ezazue eta ipini euskaraz

eta euskarari sor zaio bere garapena eta berrikuntza aurrera eramatea eta zuek oztopoak jartzen ari zarete jarraituko dut

eskuak zabalik ditugu oraindik itxaroten gaude ea noiz

guk ere proiektu pilo bat ditugu zuekin batzuk zerikusia daukatenak

eta hain gutxitan erabiltzen duzuen auzolana behingoz praktikara eraman

definitu ze proiektu estrategiko aterako diren eta irudikatu

nahi dugun euskal herria edo euskal autonomia elkartea

gauzak bukatzeko

inprobisazioak irabazi du eraldaketa digitalen planifikazioan ez dakigu ez nola

enpresak eta zentzu teknologikoak eta profesionalak tokiko jakituria

erronka handiegia da eraldaketa digitala estrategiarik gabe noraezean aurrera egiteko eta zoritxarrez ez dago inongo eraldaketa digitalen estrategia inklusibo eta integralik
eae datuen ekonomia berrian kokatzeko eskerrik asko eskerrik asko axpe martinez andrea

zuek lehenbizi pentsatu eta gero egin besteak baina baina a ver badirudi mundua borobila dela gaur deskubritu duzula agenda digitala herri honek eta gobernu honek

asko ze urteetan zehar egin den agenda da agenda digitala non gobernu guztiko sailak parte hartzen duten eta guztiak aportatzen duten beraz

ez bat asko topatuko dituzu ze urteetan zehar egiten dira eta aurten ere egiten ari gara

erronka berriak dakartzate gizarte osoarentzat eta ez bakarrik zati batentzat

enpresen etorkizuna eta gobernuaren estrategia digitalak gauza gehiago dira erronka horiek nolabait landu behar ditugu digital berriak aukera bezala hartu behar ditugu berrikuntza horiei heltzeko eta aurrera eramateko eta gogoratu nahi dut hemen aurrekontuak aurkeztu nituenean baten batek

buruan dagoelako eta gure estrategian dagoelako izango zen baina gaur badirudi justu kontrakoa zuk erabiltzen dituzunean primeran nik erabiltzen baldin baditut eta gobernuak erabiltzen baldin baditu orduan gaizki eta hitzak erabiltzen ditut hombre jarri gaitezen ados ezta

mila proiektu daude next generation proiektuak zerikusi daukate hemen next generation eztabaida nahi duzue eraman ezazue bere lekura otero jaunak askotan erabiltzen du

next generation funtsak etortzen baldin badira eta espero dugu etortzea gure proiektuak azaleratzeko balio behar dute baina ez da gure estrategia bakarra justu kontrakoa guk estrategia bat daukagu eta horrek nolabait elikatu egiten du eta aurrera eramaten du beraz

izan dezagun hor badaude proiektu batzuk eta aurrera eramango ditugunak baina beste batzuk ere badaude sail guztietan berriro diot eta begira ezazu estrategia

aurka lantzea hori delako benetan sinesten duguna

gauza asko suposatzen ditu eta covidaren inguruan ikusi dugu

arazoak izan direla ikasleen ikuspegitik banda zabala ez delako oraindik iritsi eta hori bai dela benetan politika egitea agenda hori aurrera eraman ahal izateko errealitate bihurtu behar dira palanka horiek eta benetan erabilgarria izan behar dira guretzako eta auzolana

eh bildu baldin badago akordioan auzolana da ez baldin badago ez da auzolana gauza asko dira

agente asko daude herri honetan zuetaz aparte zu garrantzitsuak zarete noski baina ez bakarrak beraz

egon ez arren eta bukatuko dut beste zerbait aipatzen eta nik uste dut garrantzitsua dela eta da elkarrizketa sozialeko mailan badago adostasun bat

egiteko horrela esaten da trantsizio justu bat

bideratzeko paktu bat badago eta benetan industria digitalak suposatuko duen arazoa era justuan eraldatzeko eta egiteko

nolabait lantzeko guzti horiek berreskuratzeko hori da guretzako

estrategia bai ekintzak bai eta baita ere ikusi zer nolako eragina izan dezakeen horrek eta horri nola aurre egiten diogu emakumeak bai hizkuntzak bai

zer behar dute hori guztia dago gure estrategian eta hori guztia dago gure ekintzetan eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako
hamargarren puntua galdera carmelo barrio baroja euskal talde popularra ciudadanos taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuari egina davalor salud slren empresa porrotaren ondorioz eusko jaurlaritzari lotutako

galera handiei buruz barrio jauna zurea da hitza sí

gai zerrendako hamaikagarren puntua galdera miren gorrotxategi azurmendi elkarrekin podemos ezker anitza taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumeneko

labearen funtzionamendu egokiari buruz gorrotxategi andrea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on tapia sailburua bueno ez da lehenengo aldia zubietako errauskinari buruz hitz egiten dugula izan ere ba erraustegi honen inguruan sortu izan diren arazoak bai bere eraikitzeko orduan eta bere funtzionamendu orduan kezkatu egiten gaitu

kezka hauek dira gainera arrazoia elkarte baten

gurasos gaur hemen bertan daukagu eta nik hemendik agurra bidali nahi diet otsailaren bederatzian izan genuen batzordean ingurumen batzordean zuk zera esan zenuen erraustegi honetako labeak

baieztatzea erretzen dutela zortziehun eta berrogeita hamar gradutatik gora

hain zuzen ere kaltegarriak direnak osasunarentzat eta kantzerra ere eragiten dutenak klaro baieztapen honek zuk emandako honek harritu egiten gaitu agian esan nahi duelako ba dioxinak jaurtitzen ari dela zubietako erraustegia

eta bere funtzionamendua zuzena dela baieztatu gabe nola justifikatzen duzu
erraustegia martxan jarri izana eskerrik asko eskerrik asko gorrotxategi andrea

eskerrik asko presidente andrea gorrotxategi andrea egia da duela bi aste aritu ginen honetaz

esan nuela nola zegoen labeen gaia aipatu nuen zenbat gailu dauden bertan zenbat area dauden bertan eta batzuk baimen batzuk behar dituzte eta besteek ez esplikatu nuen zergatik eta gainera gogoratzen dut

berriro esango dut nik uste dut ingurumen ikuspegitik badagoela

eta energia ikuspegitik baita ere badaude beste baimen administratibo batzuk

zeren kasu horretan esango dizut

ez duela inongo baimenik berezirik behar administratiboki eta esango dizut aipatu nuena eta berriro hitzez hitz esango dut

horregatik dago martxan ze probak egiten ari da eta aipatu nizun bezala ez da bakarrik probak egiten ari baizik eta homologazioa eta ce markatua zertifikatua

baina hori da horregatik ari da martxan horrela egin behar delako ez da ezer arraroa egiten ari justu kontrakoa egin behar den prozedura egiten ari da

eskerrik asko tapia andrea gorrotxategi andrea zurea da hitza

halaxe da orain dela hamar egun zuk hori esan zenuen baina zer gertatzen da

urtearen abenduaren hamaikan hau da ez dira bi hilabete

eta markel olano diputatu orokorrak esan zuen esan zuten zubietako labeak

denbora amaitu da tapia andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidenta andrea gorrotxategi andrea sentitzen dut errepikatu beharra

euskal talde popularra ciudadanos taldeko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina a ereduan ikasteko

gil jauna zurea da hitza gracias señora presidenta

gil jauna zurea da hitza yo estoy de acuerdo

gracias eskerrik asko gil jauna erantzuteko bildarratz jauna zurea da hitza bai gil jauna como le he indicado en mi anterior intervención

nuestra sociedad y su realidad sociolingüística eskerrik asko eskerrik asko bildarratz jauna gai zerrendako hamahirugarren puntua galdera

emantzipazioa bultzatzeko gaztelagun programaren eraginkortasunari buruz

zurea da hitza legebiltzarkideok legebiltzarburua eskerrik asko

programaren bi mila hogeiko ebaluazioa ezagutu dugu eta horregatik arriola sailburua jakin nahi dugu ea gazteen emantzipazioaren bidean programa hau eraginkorra dela
uste ahal duen gobernu honek eskerrik asko saez de egilaz andrea erantzuteko

zurea da hitza gracias señora presidenta

gaztelagun programa gobernu honen ustetan baliagarria da gazteak emantzipatzeko baina gaztelagun programa ordea gazte asko eta askok uste dugun moduan aldaketa errealik suposatu ez duen

eta etxebizitzaren arloan daukagun izugarrizko arazoak konpontzeko desde luego nahikoa ez dena ze sailburua badirudi gaur egun etxebizitza eskubidea eta gazteria bi kontzeptu antagoniko direla eta gaztelagun programak

eskaintza baino eskari gutxiago daudelako gobernu honek espero zuen arrakasta inortxok ere ikusten ez dugulako burokrazia soilik delako

eta ezagututa ere gaztelagun programak eskaintzen diguna miserablea delako eta emantzipatzeko behar ditugun baldintzak ez dituelako aldatzen espekulazioa makilatu

ustez emantzipazioa bultzatzen duen gobernu batek halako programa bat martxan jartzea etxebizitza gure eskubidea baldin bada eskubide honekin negozioa eta esplotazioa egiten ari direnak gelditu egin behar dira eta horretarako instituzioetatik bermeak jarri behar dira eta hemen aukera bikain bat galdu zenuten orain dela

eta gazteentzat aukera bat zena aukera bat izan zitekeena behintzat ba ezetz esan diozue horri ere beraz hil honetan

gure bizitza proiektua garatzea ezinezkoa da benetan etxebizitza alokatzea oso zaila delako eta dauden prezioak ordaintzea ia ezinezkoa zaielako gazte askori

halako prezioak ordaintzen jarraitzea eta horiei bide ematea eta horri lotuta gaztelagun programak ez duela balio esan dut aurretik eta beste pista bat ere eman

bezala gertatzen dela hemen ere zazpiehun eta berrogeita hamar eurotik beherako alokairuak gurasoak direla eta horregatik jarraitzen dugu beraiekin bizitzen

pasa gazteoi kolektibizatu zuen informazioa ze desde luego guk ez daukagu inolako asmorik gaztelagun programaren webguneak kolapsatzeko eskerrik asko
saez de egilaz andrea arriola jauna zurea da hitza

con mayor intensidad muchas gracias eskerrik asko arriola jauna gai zerrendako hamalaugarren puntua galdera

ikerketari buruz garrido andrea zurea da hitza

eskerrik asko sagardui andrea garrido andrea

ese relevo eskerrik asko garrido andrea sagardui andrea

eskerrik asko sagardui andrea gai zerrendako hamabosgarren puntua galdera rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina anbulantzietako langileei

lehenik eta behin egun on guztioi eta agurtu nahi ditut eta

langile guztiei euren konpromisoagatik eta dedikazioagatik gure babesa duzue eta gure esker ona

langileak eta pandemian zehar ere ikusi dugu osasun sailak ahaztu egin dituela

ezer iristen orain txertoarekin ere lehen lerroan egon arren pazienteekin kontaktu zuzena izan arren abisuetara joateko

txertaketa egutegian ez daude osasun sailaren lehentasunetan estatu mailan erkidego guztietako emergentzietako langileak txertatuta zeudenean

hemen oraindik ez eta oraindik ere txertatu gabe jarraitzen dute publikoan hasi zirenean txertatzen langileen artean ere bereizketak

eta orain larrialdietan ari diren eta azpikontratatutakoak direnen txertaketa egutegia ez dakigu ez dakigu noiz izango den

pentsa larrialdiak horrela baldin badaude zer izango den programatutakoa anbulantzietako langileekin

osasun langileekin anbulantzien aurretik osakidetzako langileen aurretik kolektibo zaurgarrienen aurretik ertzaintza

eta polizia sartu da hori iraingarria da humillantea da

ziur zaudete sagardui andrea horrek ebidentzia zientifikoari diola anbulantzien sarea gure osasun sistemaren katebegi garrantzitsuenetarikoa da funtsezkoa da baina gobernu honek prekarizatuta

azpikontratatuta nola daukaten ez duten ezagutzen zer lan egiten duten eta zer den beraien egunerokoa

sarea urteetan saiatu gara emergentzien eta programatutakoaren sarea eredua duintzen publifikatzen lehen jartzen hasieratik hasieratik baina arrakasta gabe baina gaurkoan erantzun beharreko galdera askoz ere sinpleagoa da sagardui andrea oso sinplea da noiz noiz hasiko zarete txertatzen

eta gaurkoan bakarrik data bat data bat eskatzen dizut eskerrik asko ubera andrea sagardui andrea zurea da hitza

begira anbulantzia kontratatuetako pertsonala

asteazkenean ere horrela esan nizuen osasun batzordean osakidetzako larrialdietako langileak osakidetzako anbulantzietakoak txertoa jarrita dute lehen lerrokoak

eta programatutako zerbitzuetarako kontratatutako anbulantzietako langileekin jarraitzen dugu datorren astean datorren astean

eta dagokien txertoarekin ubera andrea gure langileek izango duten txerto berberarekin eta zuk ondo dakizu

osasun langile bezala jasoak ditugulako eta haientzako

txertoa da dagokiena eta hori da jasoko dutena ez nahastu ez nahastu beste talde batzuekin

beste txerto mota bat erabiltzen dela eskerrik asko eskerrik asko sagardui andrea
txerto kontua sagardui andrea ez da txerto kontua da lehentasun kontua eta irizpide kontua estatu mailan dagoeneko denak txertatuta daude eta hauek esan duzu ez direla baina lehen lerrokoak dira ze hauek medikalizatuarekin batera

eta beraiek edozein abisutan aurre egin behar izaten dute oso egoera delikatuetan eta ezegonkorretan eta oso baldintza desberdinetan

gauza guzti horiek beraiekin ez dira kontutan hartu eta beraien segurtasuna osasuna arriskua jokoan daude ze hauek lehen lerroan daude osakidetzako lehen lerrokoekin txertatu behar dira aurreko astean ere entzun genuen aurreko astean txertatzen hasiko zirela orain esaten diguzu hurrengo astean baina nik nahi dudana da data bat data bat ez dudana nahi da entzutea aste honetan hurrengo astean eta hurrengo astean hurrengoa ez ez mesedez hartu behingoz lehentasunentzat anbulantzietako sarea baita azpikontratatutakoak ere

sagardui andrea zurea da hitza ez dut esan

ez daudenik horietariko batzuk lehen lerroan ez dut esan esan dudana da gure emergentziako jendearekin batera daudela eta hasi dugu txertoa eta bukatu da talde bat eta hurrengoarekin

eta horrela adierazi nuen gauza berbera asteazkenean gauza berbera eta jarraipen horretan datorren astean talde hauetako lehen lerrokoei tokatzen zaie

hasiera batetik hasiera batetik aukera berdinekin berdinekin baina lehentasunak finkatu behar dira eta zuk ondo dakizu

eta beraiek jaso behar dituzten txertoak dagozkienak izan behar dutelako

ondo dakizu ez direla nahi beste eta zuk zeuk ere ondo dakizu asteazkenean horrela azaldu genuelako berriro ere berriro ere osakidetzako lehenengo lerroarekin bukatzen gaudela eta jarraitzen dugula

eta talde horietan ere hauek daude eta hasiera batetik kontuan izan ditugu osasun langileak bezala

berdin beraz argi dago kontuan hartuak izan direla gure langileak bezala eta

hartuko dutela eta noiz hasiko dira hartzen datorren astean eta bukatuko da datorren astean ba txertoen arabera ba datorren astean

bukatu artean eskerrik asko sagardui andrea gai zerrendako

lana eta bizitza bateragarri egiteko laguntzen
berriaren inguruan etxebarrieta andrea zurea da hitza eskerrik asko eguerdi on guztioi artolazabal sailburua
nerea kortajarena eta ander rodriguez lankideek honi buruz galdetu izan dizute zurekin edo

eztabaidatu dute eta oraingoan ni nator hona ea a la tercera persona va la vencida esan ahal izateko

arartekoa elkarte ezberdinak gehituko bagenituzke aspaldi izan behar zuen la vencida familiak eta haurrak babesteko ituna aprobatu zenetik

gutxienez bi alditan aldatu da laguntza hauek erregulatzen dituen dekretua eta tartean ere izan da covidaren eraginak arintzeko dekretua

izan dituzue gutxienez prestazio sistemaren adabakiak zuzentzeko eta ahaleginik ere ez duzue egin identifikatuta dagoen ahulgune bati behingoz irtenbidea topatzeko

egin ditu gainean genituen eta gure bizitza zeharkatzen zuten krisi guztiak tartean zaintzen krisia eta are gehiago oxfam intermonek dagoeneko esaten eta adierazten zigun bezala zaintzen kolapsoan sartuta geunden pandemia

ordainarazi diegula hartutako neurrien eta hartu ez diren babes laguntzen ondorioak autobus edo jangela zerbitzurik gabe egon direnean isolamenduan dauden haurren zaintza dependentzia dutenen kutsatzearen beldurra

ordaintzen amaitu dute eta zehatzago esanda emakumeek ordaintzen eta erresolbitzen amaitu dute la asociación yo no renuncio

eta espainiar estatuan bezala euskal herrian egoera berdina eman da eta hau haurrez bakarrik hitz egiten ari garenean dependentzia duten pertsonak eta

larriagotuko litzateke bigarren eta hirugarren olatuen alarma egoerei jaurlaritzak hartutako neurri xume horiek indarrean ez zeudela egin behar izan diete emakume hauek egoerari aurre eta orain erretroaktibitatea sartu baduzu ere kolektibo zaurgarrienak babestea helburu duen

zertarako balioko du honek honetarako sarbiderik ez badute izango eta bai argi diogu sarbiderik ez daukatela aspalditik identifikatua

bat ez erantzutea nola azaldu daiteke bi mila hogeita batean mundu pandemiko honetan

eta zergatik diogu hau ba kontziliazio arazoei aurre egiteko

lehen neurri horiek iragarri zirenean neurri horien inguruko eztabaida ekarri genuen

pasatu zenizkigun datuak etsigarriak zirelako beste behin ere argi geratu zen nork kontziliatzen duen sektore guztietan emakumeak eta gehiengo osoz

izugarria da datua eta orain hiru milioi aurreikusi dituzue

zerk ez duen funtzionatu zergatik ez diren laguntza hauek eskatu zertarako

jasotzeko propaganda ekimen soil bat egin nahi izan duzuelako tamalez hori da ateratzen dugun ondorioa neurri berdinekin emaitza berdinak emango direlako eta berriz galdetzen dizugu neurri eraginkorrak martxan jartzeko asmoa duzue eta beraz zuen burua baloratzeko eta ez guk arartekotik edo beste elkarteetatik esaten ari zaizuenari erantzuteko prest zaudete eskerrik asko

andrea erantzuteko artolazabal andrea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi

zeharka ari gara lanean zainketen berrantolaketa soziala bultzatzeko besteak beste zainketak modu orekatuan banatu ahal izateko kontziliazioaren arloan garatzen ditugun neurriek

betetzen dute zainketei eta kontziliazioari dagokienez esparru zabal batean lan egiten dugu como decía

horrekin guztiarekin etxebarrieta andrea adierazi nahi dizut jaurlaritza etengabe ari dela neurtzen ebaluatzen eta zuzentzen arlo honetan

parte teorikoan agian ados egon gaitezke baina neurriak hartzerako garaian eta kasu honetan neurri konkretu baten

igotzen edo txikitzen edo adaptatzen edo izenez aldatzen baina esaten genuen bezala prestazio horren beharra duten eta prestazio horren behar

horretara heldu duela aste pare bat edo astebete diario vascon gipuzkoako egoeraren berri ematen zen bakarrik

kopuruan sartzen egokia den edo ez ez gara ereduan sartzen egokia den edo ez adabaki eta arazo batez hitz egin nahi dizugu klase arazo nabarmena duena

ordainketa egiteko prest zaudete besterik ez eskerrik asko eskerrik asko
etxebarrieta andrea artolazabal andrea zurea da hitza

gai zerrendako hamazazpigarren puntua galdera isabel gonzález rodríguez elkarrekin podemos

berdintasun justizia eta gizarte politiketako sailburuari egina seme alabak zaintzeko langileak kontratatzeko laguntza lerro berri bat sortzeari buruz
andrea zurea da hitza eguerdi on mahaiburu andrea artolazabal sailburua zuek emandako argudioak arretaz entzun ditut kontziliazioarekin

gehiagoko indarraldia dutela euskadin eta milaka familiak jaso dituztela

lore lujanbio ikerlariaren artikulu bat irakurri nuen atzo zaintza gero eta gehiago erromantizatzen ari

eta hori da nire ustez artolazabal andrea egiten ari zaretena eta zuek ez duzue erromantizatu behar zuek arautu eta exekutatu egin behar duzue

aurka bozkatzen duzue eta zuek onartzen dituzuenak kasu

uzten dituzue zuek diagnostiko nahikoak dituzue akats berberak ez errepikatzeko

hemezortzigarren puntua interpelazioa carmelo barrio baroja euskal talde popularra ciudadanos taldeko legebiltzarkideak kultura eta hizkuntza politikako sailburuari egina bilboko arte ederren museoa handitzearen inguruan barrio jauna

esta interpelación muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko zupiria jauna zurea da hitza

gaur egungo museoa historiaren alde ezberdinetan eraikitako elementuek osatu duten errealitate bat da elementu

eraikitakoak eta guztiek osatzen dute multzo bat

lehen eraikinaren babesa ez da izan oztopo ez da izan zailtasun elementu berriak eransteko museoaren superfiziea eta gaitasuna handitzeko eta konjunto edo multzo interesgarriago bat egiteko orain planteatzen den anpliazioak

aurreko eraikinak errespetatzen ditu aurreko eraikinen

galduta zeudenak berreskuratzen ditu eta elementu berri bat eransten dio komunikazioak erraztuz eta eraikinak

aukera gehiago bideak zabalduz ez dakit behar den txosten erabateko bat nik uste dut badaudela txosten erabatekoak nik uste dut orain arte izan ditugun hiru

eta aditu balekoak direla lehenengoa eta garrantzitsua iruditzen zait

epaimahai independente bat izan da jende adituz osatutakoa profesio ezberdinetako pertsonek osatutakoa eta uste dut iritziak balio handia duela bigarrena aipatu dudan katedradunaren iritzia ongi ezagutzen du bizkaiko arkitektura

museoaren arkitektura ezberdinak aditua da ezagutza du legeak ezagutzen ditu eta azterketa berezi bat egin du estatu espainiarrean

museo haien ibilbideari buruz eta ez dakit ze iritzi beharko litzatekeen sortu den

zail ikusten dut edozein kasutan zuk jakin nahi zenuen zein zen jaurlaritzaren iritzia eta zeintzuk ziren gure asmoak

uste dut argi eta garbi adierazi dizudala zein den gure iritzia bat egiten dugu epaimahaiarekin bat

eta bat egiten dugu unesco katedrari eskatu genion eta hiru jakitunek egin duten txosten horrekin bilboko arte ederretako museoa da estatuan dagoen museorik

bilboko museo bat da euskal herria eta akitania bere osotasunean hartuta historiaren eta artearen historiaren eboluzioa ezagutzeko dagoen tokirik garrantzitsuena ehun eta hamabi urtez

lan bildu ditu eta lan horiek adierazten dute

eta munduan eta gaur egun dauzkagun eraikinak eta anpliazioarekin sortuko denak ematen diote eraikinari eta kontinenteari

eta guzti honetan ez dut ikusten dagoenik inolako motiborik pentsatzeko erakundeek ez dugula behar bezala jokatu eta ez ditugula gure erabakiak

hartu kontu handia izan dugu eta honetan argi eta garbi hitz egin nahi dut kontu handia izan dugu beldur ginelako

polemika izan zitekeela kontu handia izan dugu gauzak ondo egiteko indarrean dagoen legediari egokitzeko indarrean dauden eta ondare naturalaren ezaugarriekin bat etortzeko eta prozesu administratiboak eskatzen dituen exijentzia guztiekin

izateko eta txalotzen dugu bilboko udalak izan duen ausardia esango nuke posible egin duelako

beharrizan berrietarako egokitzeko bere plangintza urbanistikoa

covidaren aurretik garrantzitsua zen eraikin hau orain handiagoa batetik kulturari bultzada emateko eta bestetik

behar diren momentu batean ekonomian baliabide berriak jartzeko

elkarrekin podemos ezker anitza taldeko legebiltzarkideak kultura eta hizkuntza politikako sailburuari egina kultur sektorerako laguntzei buruz

presidente andrea ez dakit zuri begiratu behar dizudan edo angulo jaunari begiratu behar diodan zure baimenarekin

eskerrik asko zupiria jauna angulo jauna zure da hitza

eskerrik asko angulo jauna jaurlaritza hitz egin nahi du ez ba gai zerrenda agortu dugunez osoko bilkurari